gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena donostia bi mila hamaseiko europako kultur hiriburuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandatara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

tira eh bildu nahi genuke gaur hemen donostia bi mila hamasei proiektuaren inguruan denok heldutasun eta koherentzia politikoa

lortzea eta bestetik ez genuke proiektua zurrunbilo amaigabean kokatu nahi

edota arazoak asmatzea hasierako proposamenak aztertzen hasita garbi ikusten da upydk eta ppk ez dutela bilatzen proiektuari baizik eta bigarren intentzio bati eustea hain justu gauzak nahastea eta egitasmo kultural baten erabilpen politikoa egitea eta azalduko naiz

baina txostenak ez du hori aipatzen eta gainera localismo hitzak europan

are gutxiago baldin bagoaz ingelesezko terminora eta jatorrizko terminoa ingelesez da bilera eta txostena ingelesez izan zirelako tokitasunaren baloreaz

tokikeriaz bigarrenik gomendio zehatz hori testuingurutik ateratzen dute nahita berriro ere txostenak arlo artistikoari bai baina batez ere komunikazio estrategiari eta webguneari egiten die erreferentzia eta webgunearen hutsunea adibidez berehala zuzendu zuten arduradunek

euskara gaztelera ingelesa frantsesa eta polonieraz eta hirugarrenik

programak eta kontzeptuak nahasten dira eta horrek hiriburutza proiektuekiko ezagutza falta izugarria erakusten du eta hori ikusita niri zalantza potolo batzuk sortzen zaizkit

txandan erantzutea posible baldin bada programa benetan aztertu duzue benetan uste duzue programatzen ari dena tokikeria dela arduradunekin hitz egin duzue egitasmoaren nondik norakoak zehazki ezagutzeko edota zuen zalantzak argitzeko sé local y piensa en global dio poloniako

horren aurka ere bazaudete txostenaren amaieran bruselak ondorengo

dimentsio europarraren deskripzioa euskal kultura europako beste kultura gutxituen testuinguruan jarriz hirugarrena

eta azkenik esan bezala hedapen eta komunikazio estrategia bat aurkeztea estrategia zehatza estatuko eta nazioarteko publikoari zuzenduta hori azkena eta bide horretan aritu da lantaldea urritik hona eta martxoaren amaieran dagokion txostena aurkeztuko dio europako batzordeari

hala behar duelako izan proiektuak martxa egokian jarraitzeko ildo horretatik

taldeak gauza asko esan zituela eta horietako asko oso aldekoak baina esan bezala batzuek

batzordea harrituta zegoen egindako aurrerapenekin eta babes osoa adierazi lantalde tekniko berriari baina hori ez da ikusi nahi proiektuaren gobernantza partekatua indartu izana nabarmendu zuen

kultur programak gure kontinenteko kultura eta hizkuntza gutxituen aberastasunari eta aniztasunari buruzko kontzientzia europan barrena zabaltzeko duen balioa

talde teknikoa bakean lan egiten ustea tartekatze politikorik gabe eta errepikatuko dut oso garrantzitsua dela talde teknikoa bakean

beraz proiektua aurrera doa baina hala ere upyd ppk

europako batzordearen txostena eta gomendioak desitxuratzeko bideari eutsi diozue guztiona den proiektuaren eta kulturaren kaltean azkenean

baina jakina upyd eta ppren estiloari jarraituz

eta pse ere joko horretara bildu da eta hau den zertarako

eta kasu honetan patronatuko kide diren donostiako udala eta gipuzkoako foru aldundia higatzeko hau da beraiei donostia bi mila hamasei bost hori da gaur hemen egin daitekeen irakurketa bakarra hau esanda ekimenaren guk ez genion zentzurik ikusten kultura egitasmoa bultzatzeko

eta helburu horrekin aurkeztu genuen gure zuzenketa gaia dagokion testuinguruan kokatze aldera eta finantzaketa konpromisoen zalantza behin argituta erdibidekoa adostu dugu eajrekin

mendizabal ordezkariari adostasunak topatzeko egin duen

ahaleginagatik eta bertan adibidez txertatu dugu

baina eguneratuta aldatu delako ordutik hona eskatzen dena lantalde teknikoak jadanik abiatu egin duelako baina hala ere psek

gurekin adosteari eta upyd eta ppri ere luzatu zaie aukera baina hiru indarrek nahiago izan dute kulturaren aitzakian bi bloke

lubakien eta gatazkaren politikan erosoago sentitzen direlako gatazken eta gatazkaren konponbideari beldur diotelako finean eta

penagarria eta axolagabea benetan behe mailako politikagintza edonor

tamalgarria da guztiz itxia eskolagabea eta antidemokratikoa egunero demokrazia hitzarekin ahoa betetzen zaizuenei esker hortaz hemen europako aholku eta jarraipen batzordearen betetzen ez dituzuen bakarrak upyd

agerian utzirik zuentzat kultura irabazi politikorako tresna bat baino ez dela

txostenean gomendatzen denaren kontrakoa egiten duzue kultura indarkeria gainditu eta elkarbizitzarako tresna gisa erabili beharrean gatazka sortzeko eta elkarbizitzarako urratsak zapuzteko erabiltzen duzue

da lantaldearen eta proiektuaren beharrak artatu eta egiten diren proposamenak bideratzen laguntzea eta ez behin eta berriro gurpilak zulatzea hori da maneiro jauna hiritarrek espero dutena

eta hori da hain zuzen eh bilduri interesatzen zaiona orain artean barruko lanean aritu da talde teknikoa eta aurten hasiko dira emaitzak aurkezten egitasmoaren zuzendariak berriki azaldu bezala horrez gain arduradunek nahi dutena da

amaituko den proiektu puntuala baizik eta gure artean geratuko den egitasmo iraunkor baten abiapuntua gure panorama kulturala aberastu eta zabalduko duena

dimentsio handiko proiektu kultural bat beraz euskal herrira estatura europara eta finean mundura begira aholku eta jarraipen batzordea gomendatu bezala

politikarion esku lantaldeak egingo duelako proiektu hau errealitate eta ez politikariok gogoa munduan eta oinak

zentzua baina bakarrik azaltzea upyd ppk eta

se están cumpliendo orduan ez dauka zentzurik erdibideko honek atzean geratu da ez dago eguneratuta eta beraz logikoena da
aurka bozkatzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

todos muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

para formar vías adecuadas mendizabal andrea harira sartu lehenbailehen bai hau harira dator segituan bukatzen

hain justu bertako hiriburua leeuwarden hiria

kultura hiriburutzat izendatuen artean dagoelako hori baita

europako herrien arteko hurbiltasuna eta elkartrukean laguntzeko ekimena europako kulturen aberastasuna

europarrek elkar hobeto ezagutzea sustatzea bigarrenik eta europako erkidego bereko jabetzen laguntzea hirugarrenik laburtzeko gu europa garela eta europa gu ere badela

hiriburutzarako lanean ari diren gure ordezkariek horretan ari dira garrantzia berezia duen ekimen horrek arrakasta izan dezan lanean

eskatzen zen europako komiteak emandako aholkuak betetzeko eta gero finantzak eta konpromisoak ere gauzatzeko gure taldeak aurkeztutako zuzenketa prestatzeko

egin behar izan dugu eta ikusi dugu txostenean hainbat aholku eta bide seinale jarri zituela

izan ere bere lanetako bat bere zereginetako bat horixe delako hain zuzen uriarte kultura sailburuak eta hemen aipatu da legebiltzarrean eusko jaurlaritza alegia hiriburua modu arrakastatsuan antolatuko dela bermatzeko asmoz hari da lanean eta hori bere hitzak izan ziren

bildurekin egin dugun erdibidekoa eta nahiz eta antzekoak izan proposatu diren bi erdibidekoak gureak berretsi egin du ildo horretan segitzeko eskatzea ez da posible izan gainerakoekin adostea

hor baitaude gu guztiok ordezkatzen gaituzten kideak eta eginkizun nagusia dute gainera donostia aukeratzeko balio izan zuen proiektuak arrakasta izatea

eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea erantzunen txandan mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

egingo dut zure baimenarekin batetik maneiro jaunari

arazoa asmatzen eta sortzen barrio jaunari iruditzen zait edo uste dut egiten duzuela txostenaren irakurketa interesatua nik ere txostena irakurri dut orduan ez da beharrezkoa

niri txostena eta gomendioak irakurtzera irakurri ditut eta gero corcuera andreari bi

ñabardura bat edo zehaztapen bat aholku erakundearen harira

eratzen ari dela igual egokiagoa da nire informazioaren arabera igual adierazpen edo esakune hori erabili beharrean

norabide horretan eta hori da guk daukagun informazioa orduan pazientzia izan eta izango dugu horren berri

programazioari begira gauza bera pazientzia apur bat izan ekainean egitarauaren

aurkeztuko dute arduradunek orotara hirurogei eta laurogei egitasmoren artean eta martxoan horietako

ezagutaraziko dira egoitza berria inauguratzearekin batera orduan etorriko dira emaitzak horretan ari dira eta izango dugu horren berri beraz ez zapuztu barrutik egiten ari den lan guztia
eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andrea zurea da hitza

muchísimas gracias eskerrik asko corcuera andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den mendizabal andreak dauka hitza

lortzea zen baina argi geratu dena da batzuen batzuk beste asmo batzuk zituztela blokeak sortzea zutela helburu

esku artean dugun proiektuak gure herrirako duen garrantziaz jarrera inmobilistak alde batera utzi beharko dituzte batzuren batzuk etorkizun handiko proiektuak behar duten arrakasta izan dezaten eta lehen partean erabili dituzuen hainbat

gracias eskerrik asko mendizabal andrea eztabaida
amaituta bototara jarriko dugu

upyd euskal talde popularrak eta euskal talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai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

hogeita zazpi ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena tortura behin betiko desagertarazi beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea berriro ere oso latza izan da hauek izan ziren joxe

azken hitzak gaur bezalako egun batean torturarengatik hila

horregatik gaur euskal herriko torturaren aurkako talde eta elkarte memorialistek gogoratzen dute otsailaren hamairua torturaren aurkako eguna

oso latza izan da torturaren ibilbidea torturaren errelatoa herri honetan oso latza izan da harrizko pareta batean klarionaz egindako marra bat bezalakoa marra hautsia

lausoagoa baina perspektibaz distantziatik marra argia marra ukatua

gabea baina existitzen dena marra bat bere hasieratik historia urrunean galtzen dena erdi arotik inkisizioaren pasarte ilunetatik igarota frankismoa atzean

eta sasidemokraziara arte sartu den fenomenoa izan ere tortura existitzen den bitartean ezin da guztiz demokraziaz hitz egin

lehenik eta behin eta ebitatzeko beste interpretazio batzuk

eta horregatik gaiatik aterako gintuztenak kokatu nahi dut tortura nazio batuek onesten duten definizioarekin

herri honetan torturaren emaitza ere zenbatu daiteke kuantifikatu daiteke frankismoaren garai ilunetan kasu asko egon baziren ere milaka zenbatu daitezkeenak gutxi daude konstatatuak garaile

garai haietan torturaren normalitatea izan zen nagusia fenomeno naturala normala baina tortura indiskriminatua eta zoroa trantsizio garaietan indar polizialen depurazioa ez zen eman eta beraz torturaren fenomenoak jarraitu zuen iraun zuen egia da mila bederatziehun eta laurogei hamarkadan forentse batzuk

epaile batzuk gutxi batzuk saiatu ziren tortura argitara ekartzen garai hartan hemeretzi kasu argitu ziren hogeita bederatzi biktima hirurogeita bi torturatzaile

torturaren delituaren errudunak egiaztatu ziren tribunaletan asko ez

ezta ere lagin bat neurtzeko existitzen den baina argitu nahi ez den fenomeno bat batez ere datu batengatik

batek ere ez ez zuen bete bere zigorra inoiz ez gehienak gobernu ezberdinek bai kolore batekoak bestekoak

indultatu zituzten guztiak beste bat izan da torturaren orbana neurtzeko modua torturaren existentziaren froga doilorrena tragikoena

esteban muruetagoiena mikel zabaltza gurutze iantzi juan calvo

eurekiko gure oroitzapen eta gomutan

noizbehinkako elektrodoen markak ubeldurak zauriak aurpegi desitxuratuak testigantza dramatikoak apurtu dute opazidadearen horma iratxe sorzabal unai romano martxelo otamendi

ezezagunen artean torturaren aurkako taldeek salaketa jaso tarteratu eta tribunaletan bidea egiten saiatu dira paretaren kontra jotzeko markak uzten ez dituzten torturak

eta justiziaren axolagabekeriak marraztu dute inpunitatea torturaren aurkako taldeek gauza bat lortu dute behintzat azken hogei urteko torturaren kasuak agertu agertzen dira zenbatuak jasoak

lagundu dute tortura desbelatzeko argitara

bisitak egin dituzte aurkikuntzekin txostenak egin dituzte eta arazo horiek gainditzeko gomendio zorrotzak luzatu

emateagatik nazio batuetako torturaren aurkako komiteak

mari atxabal kasuan ebatzi zuen europako giza eskubideen auzitegiak kondenatu du espainia iker beristain mikel san argemiro edota martxelo otamendi

ikertu ez zituelako emaitza oparoa da baina desbelatzetik egia eta justizia bihurtzera pausua eman behar dugu

zuzenketako aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria unzalu jauna

de la izquierda abertzale eskerrik asko maneiro jauna

presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna berriro ere eta badira hamaika aldiz legebiltzar honetan torturari buruz

gaur darabilgun proposamena eh bilduk orain dela bederatzi hilabete iazko maiatzaren hasieran aurkeztu zuen egun haietan esan zenez torturen prebentziorako europar batzordeak

ikuskaritza bidaiaren ondorio txostena aurkeztu zuen bertan adierazten denez estatuan

bizirik jarraitzen dute komitearen esanetan beharbada arazoa ez da praktika horiek sistematikoak direnik

ematen diren kasuak sistemak berak erraztu edo babestu egiten dituela legedia eta ohiko jokabideen bitartez salaketa hau

kezkagarria da berez zoritxarrez ez da lehen aldia

antzerako salaketak egin dituzten nazioarteko erakundeak torturaren kontrako relatoreak nazio batuetako giza eskubidetarako batzordeak

behin baino gehiagotan espainiar estatuan torturak eta tratu txarren ebidentziak

eta gehienetan estatuak berak beste aldera begiratu egin izan du horrexegatik hain zuzen ere giza eskubideen europar auzitegiak

torturak salatzeko agindua ematen zuela egia salaketa asko faltsuak izan direla baina egia da ere

gertatu direla eta erakundeen jarrera ez da behar bezalakoa izan

behar den neurrikoa izan ez da behar bezala ikertu ez dira tratu txarrak ekiditeko

eta torturaren salaketen aurrean kezka agertu duen pertsona edota taldeek

eta beraien terrorismoaren kontrako jarrera zalantzan jarri ere horrelakoak hamaikatxo entzun ditugu legebiltzar honetan ere

eskatu behar etaren sorreratik bertatik bere kontrako jarrera tinkoa agertu egin du egindako sarraski eta astakeri guztiak ozenki salatu egin ditu beti

ezin dute gauza bera esan baina horrexegatik hain zuzen indar berarekin salatu behar da tortura ere torturak jasan dutenek

direla ere horretan ezin da zalantzarik izan demokraziak eta giza eskubideen defentsak alde batetik

badakit esanetan hemen denok torturaren kontrako jarrerak aldarrikatzen ditugula baina neurriak behar dira

inkomunikazioarekin bukatzea komisaldegietan bideo grabazioak jartzea eta salaketa edo susmoen aurrean jarrera tinkoak mantentzea

torturatzaileek bere horretan jarraitzeko salaketa faltsuekin bukatzea bada ez da horren zaila inkomunikazioaren araubidea indargabetu

taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko askotan entzun dugu hemen

ekiparatu ezin direla distantzia faltsuetan ibili baina horrelakoak ekimen honen kontra erraz aipatzen dira

en españa hablo de euskal herria eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko unzalu jauna mistoa upyd taldeak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko iturrate jauna eta amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza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

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut adierazpen instituzionala sestaoko

bi mila hamareko apiriletik sestaoko ontziolan bederatzi enplegu erregulazio espediente

zortzi etetekoak eta bat iraungitzekoa denbora horretan harian harian joan da galtzen lan karga zuzeneko langileentzako ez ezik laguntza industrietako langileentzako ere gaur egun garbitu egin da

ezezaguna europako batzordeak eta espainiako gobernuak kalkulua egiteko metodologia adostea besterik ez da gelditzen eta euskadiko gainontzeko

modalitate berriarekin ontziak kontratatzen edo eta kontratuak zuzenean egiten dituzten bitartean

ez du batere kontraturik lortu bien bitartean la navaleko langileek langabezia sariak gastatzen jarraitzen dute eta ezkerraldean

interesen fabore eta apustu egitea sestaoko ontziolaren

ez ezik euskal ontzigintza sektorearen geroaren alde ere enplegua eta aberastasun sozio ekonomikoa sortzen duen industria dugun